auziaren aurrekoak eta guk salatu duguna azkeneko hilabeteetan kudeaketa iluna eta txarra diru publiko eralketa

hau guztia salatu dugu azkeneko hilabete hauetan eta askotan ekarri dugu asuntoa parlamentura todo esto puso de manifiesto también

eneko arruebarrenaren auzia batzorde etikora eramateko nahiz eta bazekiten batzordea ez zela eskuduna

hau ere iruzur politikoa da lotsagarria iruditzen zaigu

zuzenketak aurkeztu dituzten taldearen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

prebarikazio delitua da gaur egun preskribatu ez den bakarra eta espero dugu epaiaren

uztea ez izatea zeren eta korrupzioa oso merke atera zaie eta ateratzen zaie hainbat alderdi politikoei merkeegi

mientras castigan a quienes protestan ante esta mafia gaur aurkezten dugun osoko zuzenketa helburu bikoitza dauka alde batetik

negargarria eta enpresa batzuen interesen alde jardun direnak enpresa publikoak kudeatzeko

ziur nago gaur eajk delituak artxibatuak izan direla defendatuko duela baina gogorarazi nahi nieke lautik hiru artxibatu direla eta arrazoi batengatik

hauek epaitzera honek ez du esan nahi ustezko delituak izan ez zirenik eta are gutxiago delitu horiek gauzatu zituztenak

podrán decidir de qué lado están eskerrik asko lopez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi maneiro jaunak berriro ere bere temakeria kontrastatuaz baliatuz eta temakeria diodanean esan nahi dut akats bat

berriro ere dakarkigu ganbara honetara duela lau hilabete eztabaidatutako gai bat ganbara honek atzera botatako bere proposamen bat

berriro ekartzen duela ordutik hona berdintasun adierazgarriak gertatu direlako eta horiek justifikatu egiten dutela ekimena berriro planteatzea

elkartzerik eman alderdi popularrak zioen gertakariak txertatu zitezen

eh bilduko bozeramaileak esandakoari dagoenez bueno pues

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldera pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

egun on guztioi

erantzunen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

zorrilla jauna llanos andrea zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamaika bai berrogeita hiru ez ondorioz

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hemeretzi bai berrogeita hiru ez hamaika abstentzio ondorioz ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita hamabost ez hamaika

ez da onartu euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena gobernu kontseiluaren erabakien gardentasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda gallastegui andreak

eguerdi on berriro ere aurreko hasteko osoko bilkuran ikusi genuen bezala gardentasuna ez da gai makala gizartean argi dago gaiak interesa sortzen duela baita ganbera honetan ere gaur aurkezten zaigun proposamena zentzu horretan sakondu nahi du

egunerokotasunaren kudeaketan gardentasuna izatearena

gobernuen osaketan erabakiak hartzeko eta gizarteratzeko moduan

ahalduntzea ez da soilik aukera bat gobernu ororen betebeharra izan behar du horregatik uste dugu hemen gauden talde guztiok adostutako erdibidekoa arazorik gabe sinatu beharko genukeela eta hala egin dugu are gehiago esan beharra dago ez denez eperik zehazten egin beharreko bideaz ari gara eta horretarako beharrezkoak diren baliabide materialak eta pertsonalak zehaztu behar dira herritarrok

eskura izateko horregatik ekimen honen aldeko bozka eskatzen dugu eta gure konpromisoa berresten dugu gardentasunaren alde kudeaketa

lan egiteko eskerrik asko lopez de

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

guk oinarrian gure taldean ez dugu eragozpenik ikusten gaur adostutako erdibideko honekin

izan ere guk aurkeztu genuen zuzenketan esaten genuen bezala beharrezkoa da etengabe aurrerapausoak ematen jarraitzea gardentasuna sustatzeko horregatik esaten genuen erabiltzen genuen espresio hori jarrai dezala que siga izan ere uste baitugu hau etengabeko lana dela herritarrei erraztasunak emateko

informaziora iritsi ahal izateko beraz ez daukagu inolako eragozpenik

hasiera batean legez besteko proposamenean ere eskatzen zen moduan gobernu kontseiluko idazkariak gobernu kontseiluen gai zerrenda oso gisa sinatutako

gaur ekimen honen inguruan eztabaidatzeko aukera izan dugunok bezalaxe jaurlaritzako arduradunek ere ez dutela beste munduko eragozpenik aurkitu gai zerrenda hori argitaratzeko

dagoeneko bertan eskuragarri dago azken gobernu kontseiluaren gai zerrenda osoa eta gutxienez hiru azken

beraz azpimarratzekoa da gai honen inguruan erdietsitako adostasun zabala

gure aburuz horrek argi adierazten du jaurlaritza honen benetako borondate politikoa alderdi sozialistako ordezkariak ere aipatu duen bezala aurreko legealdian

hau da erakundeen jardunaren gardentasunean sakontzeko eta herritarrei parte hartzea erraztuko duten tresnak sustatzeko zentzu horretan gure taldeak aintzat hartzen du aurreko lege aldian emandako pausoa eta orain

bi mila hamarean hasitako bide horretan aurrerantz egitea tokatzen da orain eta arestian ere aipatu dudan bezala hori etengabeko prozesua da

ekarpenak egiteko irekita dago ekarpenak entzuteko irekita dago bai herritarren partetik ordezkari politikoen aldetik irekia parte hartzeko tresna da herritarren eskaerak gobernuaren proposamenak erantzunak legebiltzarreko galderak inkestak multimediak bideoak argitaratzekoak

jarraitzeko tresna da hainbat eta hainbat informazio dago eskuragarri bertan hainbat eta hainbat gauza hobetu daitezke bai baina ezin da esan

ez dela guk ez dugu bat egiten behintzat baieztapen horrekin

baliabide teknologikoak izugarrizko abiaduran aldatzen dira etengabean

aldea nabaria da gobernuaren kudeaketa

beraz baina etengabeko hobekuntza eta egokitzea beharrezkoa izango da politika publikoen erabakitze prozesuetan herritarren parte hartzea zuzenean sakontzeko gailu gero eta hobeagoa izaten jarraitzekotan izan ere ezin dugu ahaztu irekia zertarako sortu zen hau da lankidetza esparru gisa sortu zen eztabaida politikoa sustatzeko herritarren iritzia jaso eta aztertzeko gizarte sareetako foroetan zabaltzea errazteko

ekimenen berri ere emateko eta datuak hor daude argi dago denok nahi dugula gehiago baina iazko datuak hor dauzkagu eta bere ibilbidea aztertzeko balio digute webgunean saio hasi ziren hirurehun eta hirurogeita hamasei

zituen bat koma zortzi milioi orrialde zerbitzatu atari horren bidez lau mila hirurehun eta berrogeita hamabost ekitaldi publikoren berri eman zen

herritarren aldetik sare sozialetan irekiak hogeita zazpi koma bost milioi aipamen jaso zituen

youtube kontuan hartuta eta hogeita bost mila bostehun jarduera

bakarrik eusko jaurlaritzako kideek parte hartutako lehen topaketetan bi mila laurehun eta hogeita hamasei aldiz hartu zuten parte herritarrek bostehun eta berrogeita bederatzi galdera jaso ziren eta kargatutako hamabi mila zortziehun bideoek

ikustaldi izan zituzten beraz datuak hor daude

aztertuz gero ondorioztatzen dugu gu behintzat irekian saiakera horretan

eta horregatik guztiagatik uste dugu erdibideko hau

oso positiboa izan dela besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz gallastegui andrea zurea da hitza

anchos nada más y muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea munain jauna ez du hitzik hartu behar

jaurlaritzari etxeko lanak eta jartzea baina

gure etxeko lanak egin ditugun ezta ez dakit azken aldian begiratu dugun irekia portala bera irekia portal horretan argitaratzen diren gai zerrenda osoa egitaratzen da dagoeneko aspalditik beraz

hori da egitatea argi dago

borondate politikoa gardentasun eta partehartzean aurrera egiteko katramiatu gintezke

eztabaidatzen norberaren iritzi aurriritzi irizpide eta interes politikoetan oinarrituta

beharrezkoa dela neurriak hartu eta kontuan izatea etengabeko prozedura bat dela eta
gutxinaka gutxinaka gauzak hobetzen joan daitezkeela eta besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

ez du hitzik hartu behar eztabaida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

gai zerrendako zortzigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andreak dauka hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

esango nioke aurreritziak albo batera uzteko animatzeko edukietara jaisteko eta beno askotan ez gara ados egongo baina beste askotan ere

aukera paregabea zegoen aho batez guztiok sinatzeko ere erdibideko proposamen hau zeren kirola benetan instrumentu garrantzitsua izan daitekeelako hainbat esparruetan ez bakarrik

benetan instrumentu garrantzitsua da gure herri hiriburuetan ba hainbat eta hainbat esparru landu ahal izateko ez soilik turismoa erakartzeko tresna bezala izugarrizko garrantzia dauka gizarte bezala noski bakoitzak beti bere ikuspegitik ikusiko du baina

handiko tresna da noski bakoitzak esango du

zuzenena eta ikuspegien inguruan ere eztabaidak egon daitezke baina egia da ikuspegi horiek ere bateragarriak izan daitezkeela eta ez hain kontrajarriak esan dudalako kirolak zorionez

dituelako eta kirolari erakundeetatik duen garrantzia emango bagenio gatazken konponbiderako bideak aurkitzeko kolektiboaren baloreak lantzeko elkarbizitzarako edota gizarte kohesiorako ba abian diren hainbat tresna baino eraginkorragoa litzateke

errespetua elkarrekiko aitortza eta hainbat balio jorratzeko egia da ere

hori ere horrela da tira gure herria ezagutzera emateko ere oso instrumentu baliagarria izan daiteke baina horrek eskatzen du

eta erakundeen arteko elkarlan bat eskatzen du gure federazioak nazioarteko federazio eta bestelako organismoetan sartzeko bideak jorratzeko

horretan sartu gabe ere kirolak aukera paregabea ematen du nazioartean gure gizartea ezagutzera emateko eta bide hori jorratu beharra dago jorratu beharra dago edo eta hemen aipatu den bezala txapelketa eta ikuskizun

izan daitekeena baina horrek eskatzen duena da elkarlana eskatzen duena da ekimena

eta beste hainbat irizpide kontutan izatea ba etekin soziala nola ez guk zerbait antolatu behar baldin badugu

bilatzea gure kirol talde eta kirolarientzat probetxuzkoa izatea hau da ez dugu ekarriko kirol ikuskizun bat gure plan estrategikoarekin

benetan hori erreferente bilakatzeko eta oinarrian ere kirolaren oinarrian eragiteko bai zer gehiago

egin beharreko inbertsio ekonomikoa ere orekatua izateko hor oreka bat bilatu behar da eta benetan jasangarritasun bat hau da itzultze ekonomikoa jasangarria izatea hainbat irizpide kontutan hartu behar dira zerbait antolatzera goazenean ezin dugu bakarrik bilatu

edo ezin dugu bakarrik bilatu inbertsio ekonomikoa guzti hori irizpide guztiak hartu behar dira kontutan eta bere baitan oreka bat izan behar du beraz horrek eskatzen duena da estrategia oso bat diseinatzea noski hori

egiten dena eta eskatzen nuena da erakunde guztien arteko koordinazio minimo bat

bilboko udala alde batetik donostiakoa bestetik jaurlaritza bestetik eta aldundiak bestetik eta hor

ekidin egin beharko genituzke irakurketa eta argudio sinplista hau da askotan erabiltzen dugu ekonomikoki irabaziak ba suposatzen dituztelako hori ere ba bueno iruditzen zaigu oso irakurketa erreza eta sinplea dela eta hor benetan gauzak behar den bezala aztertu

irakurketa horiek egiten direnean ere gero ikusten da benetan ez dagoela etekin

beraz iruditzen zaigu nahiz eta batzuetan dirudi arren kirola azaleko kontu bat dela badauka bere sakontasuna eta kontutan hartu beharreko tresna bat da ba benetan esparru guztietan

gure ustez funtsezkoa dena eta garrantzitsua dena ezin da bilakatu hiriburu edo lurraldeen arteko lehia bat eta hori da azpimarratu nahiko genukeena ez elkarlana

guztiekin modu bateratuan eta planifikatuan ez dugulako gaitasunik herri txiki honetan ez dakit zelako kirol topaketa edo

eta planteatzea hurrengo hiru hilabetean egitea beste bat donostian orduan gure ustez benetan sinesten baldin badugu beti aldarrikatzen ditugun balore horietan ezin dena hau bilakatu da

eta bilboren arteko lehia bat iruditzen zaigu

diseinatu beharra dagoela eta horregatik ba erdibideko bat proposatu dugu

pentsatzen dugu talde guztien irizpideak kontutan hartu direla oso erdibideko osatua eta integrala dela eskatzen duguna da estrategia beno jaurlaritzari eskatzen diogu noski estrategia bateratu baten

ekintza plan bat diseinatzeko kirol federazioekin bestelako erakundeekin eta inplikaturik egon daitezkeen eragileekin gure herrietara eta

ekartzera iruditzen zaigu orain arte gure herrian oso gutxi jorratu dugun lan ildo garrantzitsu bat daukagula esku artean

gure kirol eta kirolariak nazioarte mailan sustatzearekin eta proiektatzearekin batera

kirol taldeak edo kirolariak ekartzeko baizik eta gure kirolariak ere proiektatzeko kanpora gure ustez hori oso oso inportantea da eta horrekin batera ba noski turismoa ekarri eta

oreka eta itzultze ekonomiko jasangarria aintzat hartuta zerbait arrazoizkoa izan dadila eta

besterik ez eskerrik asko eta eskertu erdibidekoa sinatu duzuen

bai eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak arratsalde on guztioi

gure herriak kirol zaletasuna oso argi eta zabala izan du zaletasuna baldin badago

egon behar du eta herritarren parte hartzea badago derrigorrez ekitaldiak egon behar dute

txapelketa edo topaketak bai gure artekoak eta baita ere nazioartekoak euzko alderdi jeltzalean beti egon gara horren alde

aldarrikatu izan dugu izaera ofizialeko nazioarteko lehiaketak antolatzeko nahia eta beharra eusko jaurlaritzak ere

zerikusi handia izan du beste kirol eragile askorekin federazio eta erakundeekin batera nazioarteko ekitaldia hauen antolatzekoan

antolaketari buruz egungo gobernuak badu egutegi bat

gure herrira ekartzeko kirol erakundeekin kirol federazioekin eta gainontzeko eragile batera adostuta

batzuk dagoeneko eginak daude beste batzuk

urtero antolatzen direnak eta beste batzuk ere luzera batzuk itxita eta beste batzuk negoziaketa fasean guretzat gauza hauek lantzeko garrantzitsuena ez da non hasten den ekimena

baizik inplikatuta dauden eragile eta erakunde guztien borondatea eta elkar lana sarritan

eusko jaurlaritzako kirol zuzendaritzak erakundeekin eta kirol eragile batera egiten ari den lana gure uste apalean

horrela izango dugu gure herrian nazioarteko lehiaketak eta ikuskizunak ikusteko aukera eta nola ez gure kirolariak lehiaketa horretan parte hartzeko aukera zentzu honetan guk osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen

gaur hemen ikusi ditugu zuzenketa guztiak zentzu berdinean doazela eta erdibidekoa sinatu dugu

eta bozkatu edozeinek bozkatu litekeena

eta hemen jasoko duen babesa ekimen honek eskerrik asko besterik ez

ubera anderea zurea da hitza labur labur

eta kasu honetan ari garenean nazioarteko kirolaz eta ikuskizunez hitz egiten ez gara oinarrizko kirolaz hitz egiten ari hori ba garbi geratu behar da eta ezberdindu behar da gauza bat da oinarrizko kirola

afizionatuena beste bat elitekoa eta beste bat ikuskizun kirola orduan nazioarteko ikuskizunak ekartzen ditugunean batez ere da gure goi mailako kirolariak elitekoak profesionalak edo goi mailako afizionatuak ere nazioarte mailan proiektatzeko

eta hemen ere kirol maila horietan eragina izateko eta noski horrek ere gero lotura izango duela eta eragingo duela oinarrizko kirolean baina horrek ez du zerikusirik ez eskola kirolarekin

kirolarekin ere ez bi gauza oso ezberdinak dira besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko ubera anderea rojo anderea norbaitek hitz egin behar du iparragirre jauna ez

bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

hirurogeita hamaika bai bat zuri ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda